egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta autogobernuko sailburuari egina toki erakundeekin lankidetzan aritzeko
atutxa jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
lehendakari sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi

urriaren hogeita zazpian egindako agerraldian bere sailak legegintzaldi honetarako dituen helburu eta ildo nagusiak azaltzean gobernantza publiko eta

horietako bat bezala erakundeen arteko lankidetza mekanismoak indartu behar direla

publiko guztien arteko lankidetza gobernantzan sakonduz jaurlaritzak erakundeen arteko lankidetzarako

borondate hori betez jarri ahal duzu martxan toki erakundeen eguneroko jarduera errazteko ekimenik eskerrik asko eskerrik asko
atutxa jauna garamendi andrea zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on

zuk esan bezala jaurlaritzak legealdi honi begira landu eta onartutako egitasmoan erakundeen arteko koordinazioa garrantzi handia du

ildo estrategikoen artean elkarrizketan eta erakundeen leialtasunean oinarritutako gobernantza eredua

eraginkortasuna eta ongizate komuna helburu duena alde horretatik gobernantza publiko eta autogobernu sailetik foru aldundiekin

ari gara adibide gisa administrazio publikoen batzorde sektorialak administrazio elektronikoari eta erakundeen arteko interoperabilitateari buruzko guztian garatzen duen jarduera aipatu nahi nuke en este sentido

zailtasun handiak dakarzkie udalei eta beren eguneroko jarduna oztopatzen die beren egitekoen artean daude egiaztagiriak egitea eta fedea ematea

ezinbesteko jarduna tokiko erakundeen segurtasun juridikoa bermatzeko arazo horri

maiatzaren seian aldizkari ofizialean argitaratu dugun aginduak hautagai zerrenda propioa eratuko du toki erakundeetan idazkari kontuhartzaileen lanpostuetarako deialdi honen helburua da

hizpide ditugun lanpostuak betetzeko beharrei horiek baitira une honetan behar eta eskari handiena dituenak toki erakundeek

ahal izango dute hautaketa prozesuak beren kabuz deitzen ez badituzte pertsona gehiengana iristeko saiakera egin dugu

seiehun eta laurogeita bostek eman dute izena azkenik kontuan izanik hautagaiek laugarrena eta hirugarrena hizkuntza eskakizuna bete behar dutela

euskaraz artatu eta lan egiteko bidean benetan espero dugu abian jarri dugun ekimen hau euskal toki entitateek egun dituzten zailtasunak arindu eta konpontzeko baliagarria izatea eta era berean

lan aukera interesgarria izatea hori da gure asmo bikoitza eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea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

erantzun integral eta eraginkorra emateko dugun gaitasunaren inguruan iriarte andrea zurea da hitza

mila esker egun on guztioi egun on lehendakari jauna gaurko albisteen arigtan lehenik eta behin alberto sololuze eta batez ere joaquín beltrán

ospitaleak gainezka egon dira azken asteetan eta azken astean hogeita hemeretzi pertsona hil dira

jaurlaritzak pentsatzea autogobernuak ematen dituela pandemiari era oso eta efizientean aurre egiteko tresnak eta horregatik jakin nahi nuke

eta eraginkor horren inguruan ba iruditzen zaidalako ez daukagula
eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on alberto sololuze joaquín beltrán beraiekin bere senitartekoekin eta urtebete eta hiru hilabetez zaldibarko zabortegian lanean aritu izan diren

hasten dut gaurkoa ere iriarte andrea giza izaera mugatua den heinean bizitza errealean erantzun integral eta eraginkor batek mugak onartzea eta horiei aurre egiteko gaitasuna izatea eskatzen du

bizi dugun egoera errealean erantzun integral eta eraginkorraz euskadi edozein herrialde aurreraturen pareko mailan ari da erantzuten bere tamainan eta bere neurrian legokionean baino gehiago agian

erantzun integrala eta eraginkorra eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

antzeko zerbait dela iruditzen zait eta bitartean ikusi duguna da desgobernua

iragarri zuen bezala edozein kasutan arduragabekia izan daitekeela onartzen dizut bai

eta legebiltzar honi baino lehenago epaileei jakinarazi zenien plan bat egin zenuen

epaileek eta hortik aurrera ba herritarrei gomendioak eta itxoitea eta zertan daude ba betikoan ea zortea dugun eta kurbak behera egiten dugun

hori bai errua beti besteena ez dugu nahikoa erremintarik urkullu jauna eta gainera ditugunak ez dira era eraginkorrean aplikatzeko moduan eraiki

herritarren kezkak ekarri ditugu parlamentu honetara eta ez parlamentu honetara bakarrik osasun sailera osasun sailburuei eta baita zuriei ere konfinamenduaz deseskalatzeaz testez rastreoaz bakunez kaltetutako sektoreez

ez errepikatzeko eta orduan ez zenidan erantzunik eman

hainbat herrialde hasi dira dagoeneko ondorioak aztertzeko prozesuan oinarri zientifikoa duen

guztiok adostutako aditu talde bat osatuz balantze bat egiteko

etorkizunerako hobeto prestatuak egoteko aste honetan bertan ikusi dugu euskal herriko hainbat adituk diziplina ezberdinetako adituk egin dutela covid hemeretziaren liburu zuria ehun eta hirurogeita hamabost

etorri daitekeenari aurre egiteko abiapuntu bat izan daiteke nire ustez oraindik ere balantze osoago bat beharko genuke aurrerantzean bai aurrerantzean modu integralean

dauzkagun mugekin muga horiek gainditzeko hartzen ditugun bideekin erantzun hobea emateko urkullu jauna eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

horrela da pandemiari osasun ataletik soilik begiratuta bada ere emandako erantzunean ere

gaixotzen diren pertsona guztiak artatzeko gaitasun sanitarioa erakutsi dugu ospitaleetan ditugun sarrerak estatuko batez bestekoaren azpitik daude hau

hau lau hamarkadatan zehar eraikitako euskal zerbitzu publiko eta elkartasun eredua da

de pandemia ulertezina da errealismoa oinarritutako integral zentzu ahalbidetzen duen autogobernua

gure autogobernuari esker pandemiari bere epe osoan erantzun integrala eta eraginkorra eskaintzen diogu euskal osasun zerbitzu publikoa lehena da erkidegoen artean euskadin mila biztanleko berrogeita lau mila test eta espainian hogeita zazpi mila lehengo urtean ospitaleratze gutxiago ehun mila biztanleko

txertaketa gehiago dosi bat euskadin ehuneko berrogeia eta espainian ehuneko hogeita hamabosta pertsona gaixo gutxiago

zazpi heriotza hazkunde txikiagoa euskadin hamar eta espainian hemeretzi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hirugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina euskadi bi mila hogeita bateko fitur nazioarteko turismo azokan izateari buruz prieto jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko hurtado jauna

azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina alarma egoerarik gabeko testuinguru berrian dagoen osasun egoerari buruz

alarma egoerarik ez daukagu bukatuta baina virusa ez da joan egoera hau baina ezin dugu esan

baina zuek zuen burua ere argitu egin behar duzue zentzu horretan dena dela

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea duela hamabost egun iturgaiz jaunari emandako erantzun batean hitzez hitz irakurri nuen

zein zen gure helburua zein zen gure asmoa zein zen gure ekarpena eta zein zen gure prestutasuna hortik aurrera ba galderari erantzunez

baina erne jarraitu behar dugu joera ona izanik azken ahalegina egin behar dugu etapa berri batean sartu garela esan ahal izateko eskerrik asko

onak direnak baina nik uste dut haratago begiratu behar dugula

aste honetan esan zeniguten larriak ez ziren ebakuntzak bertan behera gelditzen direla data berririk gabe hamabost egun ziren lehenengoetan orain data berririk gabe aurrekoan esan nuen

ebakuntza ez larriak bertan behera geratzen direla esatea horrekin bakarrik ez du balio

y cuáles son nuestras prioridades eta ospitaletik txertaketa da egia da eta berri onak dira

eta nekatuta daudela esan digute izugarrizko lana egiten ari direla eta

eta uste dugu gure lana dela oraingo honetan beraiek ere zaintzea baina zaintzak

a la pandemia has gaitezen lanean eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea joan den astetik eta aste honetan bereziki osasun egoera nabarmen hobetu da intzidentzia tasa

betetze kopurua ehun eta laurogeita hamabostetik ehun eta berrogeita hamairura jaitsi da

ehuneko bostetik jaitsi da tasaren beheranzko joera sendoa da bi astetan ia berrehun puntu jaistea lortu dugu

eta egonkortzeko joera argia da txertaketa bide onetik doa

eta hirurehun mila pertsonek bi dosiak jaso dituzte dagoeneko beraz

sigamos haciendo un esfuerzo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo
euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina alarma egoera bukatu eta gero euskadik duen egoerari buruz iturgaiz jauna

eskerrik asko legebiltzaburu andrea gaur ere nire taldeko lehenengo hitzak izango dira gogoratzeko alberto sololuze eta bereziki gaur egun joaquín beltránen familiakoei sustapen eta

eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera

lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina ertzaintzak azken boladan erakutsitako jarrera oldarkorraren inguruan arzuaga jauna

legebiltzarburu andrea pasa den ostiralean ernaik deituta mobilizazio baketsuak egon ziren bilbon eta gasteizen ertzaintzaren portaera

onartezina izan zen erkoreka jauna arrazoirik gabeko kargak inolako justifikaziorik gabeko bortizkeria ikusi ahal izan genuen irudi danteskoak brigada mugikorreko kideak desfasatuak guztiz deskontrolatuak euren nagusien aginduei muzin eginez kasurik egin gabe ikusi dugu

luzagarri bat erabiliz kazetari bat argazkilari bat kolpatzeko hemen

aurreko kalean ikusi dugu ertzain bat kristolako indarkeria erabiliz erretiratzen ari diren gazteen kontra guztiz desproportzionala guztiz arbitrarioa den indarkeria demostratu zuela

iragarri zenituen kamerak por cierto zenbaki profesionala estaliz

baina eskerrak gazteek eta eskerrak herritarrek grabatu dituztela

ostiral horretan gasteizen eta bilbon zer gertatu zen eta zer gertatu zen erkoreka jauna hirurogeita bost gazte baino gehiago zauriturik atera zirela hortik zortzi atxilotu eta horietatik lau

behar izan zirela antolatzaileek gaur erroldatuko dute txosten bat parlamentu honetan talde guztiok jakin dezagun ertzaintzaren jarrera horrek ze ondorioak utzi zituen hau ez da normala hau ez da naturala eta jakin nahi dut zein den zure iritzia eskerrik asko

erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko

zuk ertzaintzari buruzko planteamendu orokorregiak egiten dituzu zure balorazioak egiteko orduan ertzaintzak azken boladan zure galderan

milaka milaka ekimen egiten ditu egunero hainbat arlotan

delituak argitzen emakumeak bortxakerietatik babesten

trafikoa babesten herritarrei laguntza prestakuntzak ematen eta horiek dira ertzaintzaren jardunaren laurogeita hamar baino zati handiago bat

edota oldarkerietarako ez dago orain bai portaera konkretuak daudenean egoera konkretuak daudenean eta jardunerako dauzkaten arauak betetzen ez dituztenean horiek urratzen dituztenean horretarako jardunak daude mekanismoak daude

kexuak salaketak bai administrazioaren aurrean bai auzitegien aurrean daude denak arakatu egiten direnak denak tramitatu egiten direnak

beraz horixe da planteamendua behin eta berriro esan dizudana eta jardun konkretuak daudenean arauak urratzen dituztenak horiek aztertu eta bere kasuan

eskerrik asko erkoreka jauna arzuaga jauna zurea da hitza señor erkoreka usted

jende guztia jipoitzen ari zarete protestatzen dutenean erkoreka jauna eta nik jakin nahi dut hau izango den errezeta pandemia honetan neurriak eskatzen dutenen kontra
hemendik aurrera erabiliko duzuena eskerrik asko arzuaga jauna eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina maiatzaren lehenaren harira euskal sindikatuek lan arloan egindako aldarrikapenei buruz

egun on guztioi pasa berria dugu maiatzaren lehena eta seguraski denok dakigun arren gogoratu nahi dut zer den maiatzaren lehenean ospatzen

maiatzaren batean ospatzen da chicagon mila zortziehun eta laurogeita seian

langileen greba handia eta inportantea greba hartan zortzi orduko lanaldia aldarrikatzen zuten langileek gaur egun oinarrizkotzat jotzen dugun eskubide hori lortzeko zortzi orduko lanaldia odola izerdia eta malkoak beharrezkoak izan ziren

eta ikusi dugunean ertzaintzak jo egiten dituela legebiltzarraren aurrean enpleguaren defentsan kontzentratzen diren langileak uste dut

maiatzaren lehenean zer ospatzen dugun borrokatzeak ez duela merezi edota hau da dagoena esaten digutenei edo greba guztiak

zer ospatzen dugun maiatzaren lehenean beraz hemendik gure elkartasuna

pandemia garai zail hauetan enpleguaren defentsan borrokan ari diren langile guztiei maiatzaren lehenean pandemia garai hauetan

kaleak bete dituzte eta beraien aldarrikapenak beste behin ere entzuteko aukera izan dugu suposatzen dut gobernuak ere adi entzun dituela kale hauetatik plazaratu diren kezkak eta egin diren aldarrikapenak

gaur egun ez da erraza izaten ari jende askorentzat eta interpelazio hau bide horretatik dator zer asmoa du lana eta enpleguko sailburuak sindikatuek egindako aldarrikapenen

zer asmoa du mendia andreak enplegua defendatzeko eta kalitatezko enplegua sustatzeko enpleguaren egoera kualitatibo eta kuantitatiboki pandemia aurretik txarra zen eta ere bai eta kezkagarriena bilakaera eta ziurgabetasuna mahai gainean betiko arazoak ditugu kroniko bihurtu direnak tenporalitatea desegonkortasuna

iraupen luzeko langabezia partzialitatea soldataren debaluazioak langile pobreak emakumeek jasaten dituzten arrakalak edo gazteen desenplegu tasa

beste aipatzearren horiek guztiek lan harremanen eredu prekarioa marrazten dute eta eredu prekario horrek enplegua

krisi honetatik irten behar garela inor atzean utzi gabe zinez sinesten dugunok pentsatzen dugu pandemiak eragindako krisia ezin dela kudeatu aurreko krisia kudeatu zen

eta horregatik euskal herria bilduren ustez oso inportantea da lan erreforma indargabetzea

aldarrikapena ere izan da maiatzaren lehenean lan erreformak aurreko krisitik irteteko bankuak eta gutxi batzuen interes ekonomikoak erdigunean jarri zituen orain pandemiak erakutsi digun bezala pertsonak bizitzak dira erdigunean jarri behar direnak horretarako enpleguak lan kostuen beste aldagai bat soilik izateari utzi behar dio bere balore soziala berreskuratu behar du eta agenda politikoan

lehentasunez kokatu behar da el próximo

digitalizazioa krisi ekologikoa eta aukera berdintasuna emakume eta

horregatik mendia andrea jakin nahi dugu honen aurrean zeintzuk dira zure planak maiatzaren lehen honetan sindikatuen aldarrikapenak
entzun ondoren mila esker eskerrik asko garcia andrea erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik asko pazis garcia interpelazio hau aurkezteagatik egun on egun on guztioi

esan du hogeita bat mendeko langileen estatutua beharrezkoa dela

lan harremanen eredu industriala eta maskulinoan oinarritzen dela oraingo errealitateari erantzuten ez diona

nator hausnarketa honekin baina langileen estatutua zaharkitua geratu da ere

beste errealitate nazionalak bere errealitate sozioekonomiko eta sindikal propioekin ukatzen dituen lan ereduan oinarritzen delako hogeita bat mendeko lan harremanen eredu berri horretan euskal eragile sozioekonomikoak

eztabaidatu eta erabaki hemen ahal izan beharko genuke

lan kodea eta besterik gabe zuri

planteatzen baina zuri entzunda argi geratzen da

bakarrik eman dezakeela oraindik behar den bultzada lan erreforma indargabetzeko akordioa bete dezazuen eta
bultzada horretan sindikatuek euskal herria bildu ere lagun izango dute mila esker eskerrik asko

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina lan eta enplegu saila petronor enpresako lanpostuak babesteko burutzen ari den ekintzei buruz
hernández jauna zurea da hitza bai eskerrik asko vicelehendakari

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

mendia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina kargu publikoen jardunbide

estarrona jauna zurea da hitza egun on guztioi

egokia izan dezaten modu garbian aritu erantzukizun hori zurea da azken instantzian edo behintzat jokabide egokia izateko bitartekoak eskaini neurriak ezarri eta erabakiak hartzea zuri dagokizu eta ea gauza batzuk gaur argitzen ditugun aurrekoan ahoz erantzuteko galdera bat egin nizun osakidetzaren ate birakarien inguruan eta bertan

esaten zenidan legeak argi eta garbi definitzen ditu kargu publiko bat jardun pribatura pasatzeko baldintzak legea berak harreman zuzena zer den eta zer ez den ondo definitzen du

ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztela

ez diogu etika batzordeko organo bati eskatzen ez diogu etika batzordeko organo bati eskatzen ea gobernuko karguek

horretarako badaude beste mekanismo eta organo batzuk jaurlaritzan bertan badaude organo judizialak eta hainbat inspekzio zein autoritatea adibidez

legearen baitan ere dauden hainbat jokabide edo jardun

ondorioztatzea nahi dugu modu horretan neurri zuzentzaileak ezarri interes publikoei interes orokorraren onerako eta hori

comisión de cuartadas podríamos decir eta azkeneko adibidea osasun saileko kargu ohi batzuen jokabidearekin ikusi genuen hauek dimititu edo kargua utzi eta berehala hasi ziren lanean osasun arloko enpresa pribatuan enpresa honek

lanean bai zuzenean edo parte hartzea duten beste enpresa batzuen bitartez eta osasun sailak hauekin kontratuak sinatu ditu azken urteetan orduan esan nizun bezala eta litekeena da etorkizunean ere harreman kontraktualak izatea goi kargua utzi eta gutxira jaurlaritzaren baimenarekin enpresa pribatu

duen eraginarekin bai politikagintzarako instituzioekiko eta kasu zehatz honetan osakidetzarekiko eta hemen dugu adibide bat ate birakariak legalak dira ate birakariak legalak dira bai

bai badaude jasota modu batean edo bestean baina baimen batekin eta legeztatzen dira

diktamena egin zuen etika batzordeak ate birakariak baimentzeko eta ondoren

etika batzordeak badu orain esku artean

irregularrengatik sagardui sailburuak egindako kontsulta ebazpenaren zain dagoena gaur ez baldin baduzue argitaratu behintzat eta gainera sine die

benetan aurreztu dezakezuela total batzordea osatzen duzuenok gobernukideak zarete

eta beste kontsulta bat esku artean zuela etika batzordeak uste genuen guztiok montai eta gogoraren arteko kontratuena eta

egingo ziren edo legeen margenetan zeren legedia betetzeko frakzionamendu eta enpresa ezberdinek osatutako matriz baten inguruan egin ziren eta hau guztia legea betetzeko legea betetzeagatik berriz diot ez du esan nahi jarduteko modua egokia denik edo kontratazio horiek egokiak direnik eta administrazio eta gobernu baten izen onerako onak direnik

eta jaurlaritzaren orduko bozeramailea eta etika batzordeko presidenteak erkoreka jaunak horrela adierazi zuen ere eta hemerotekan dago jasota guztia

erkorekak adierazi zuen gainera aintzane ezenarro gogorako zuzendariak auziari buruzko kontsulta bat erregistratu duela jaurlaritzako etika batzordean

montai orduan uste dut argi geratu zela orduan

orain jakin izan dugu guk egindako idatzizko galderei emandako erantzunaren bitartez bere garaian gogora institutuaren zuzendariak eta erkoreka berak

ez dela horrela izan antza kontsulta informal bat izan zela eta hau guretzat ere kezkagarria da nola egiten dira etika batzordean kontsulta informalak kafe bat hartzen pote bat

a ver si mi actuación ha sido ética o no aurrekoan osakidetzako ate birakarien inguruan galdetzerakoan zure lehenengo hitzak

esan zenuen benetan uste dut gai hauek seriotasunez eta

serioa da horrelako auzi baten aurrean kontsulta informal bat nola egiten dira

edo zertarako balio duen ikusi eta gero zein den

egokiak ziurtatzeko hemendik aurrera edo asmorik duzuen gauzak aldatzeko

bat jaurlaritzan bertan eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

legebiltzarkideak estarrona jauna egun on

argudio faktikoetan sartu baino lehen ozenki

egiten duzun baieztapen nagusia ez etika publikoaren batzordeak ezta eusko jaurlaritzaren etika eta gobernu onaren kodeak ere ez dute

ezta gutxiago ere soilik gertakariaren kontakizun partzial eta guztiz interesatu batetik ondorioztatu daiteke hori baina

ez behinik behin egiari bizkarra eman gabe izan ere

seriotasunez eta zorroztasunez utzidazu zuk

eta aurreko aste eta hilabeteetan idatziz egindako adierazpenak banan banan ezeztatzen edota argitzen

lehenagotik ere zu datu hauen jakitun zareten arren como decía

bestalde etika publikorako batzordeak bere iritzia eman behar duela osasun sailburuak egindako kontsulta bati buruz aipatzen duzu interpelazioan dakizunez

eman ezin badut ere ziurta diezazuket eskuartean dugun guztia sakon eta zorrotz aztertzen ari garela zaude ziur bere garaian

ez inolako zalantzarik izan izan ere

adierazi nahi baduzu ere batzordea kide organoa da kolegiatua eta bermea emateko moduko osaera du gobernantza publiko eta autogobernu sailburua ni neu funtzio publikoko sailburuordea jaurlaritzaren idazkaritzako zuzendaria honek ez du boto eskubiderik

aditu ere horietako bat nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna da

eta bestea filosofiako doktorea etika eta deontologiako irakasle ohia

bioetikari eta komunikazioaren etikari buruz ikerketa lan interesgarria egindakoa como ve pues

gogora institutuaren gaia ere aipatu duzu aurretik idatziz egin zenuen galdera bati erantzun nizun ildo beretik erantzungo dizut oraingoan ere izan ere duela

idatziz erantzun nizun gauza bera batzordearen interpretazioaren arabera ez kexa ez kontsulta edo salaketa gisa baizik eta informazio gisa eta hori bidaltzen zen etorkizunean haren edukiak batzordea jarduteko garrantzirik izanez gero hala joka zedin finalmente

esparru argia ondo definituta daukagu kontrol mekanismo zorrotzak aurreikusten dituena eta legebiltzar honek adostasun handiz

horiek guztiek funtzionatzen duen sistema eredugarri bat eratzen dute baina ez diozu batere laguntzen integritate eta zintzotasunari behin eta berriro oinarri sendorik gabe haren jarduna kolokan jartzen saiatzen zarenean

eskerrik asko garamendi andrea estarrona jauna zurea da hitza

ez arazoak kudeatzen guk hori edo guretzat hori ulergarria izan daiteke eta onartzeko modukoa baina onargarria ez dena da onartezina dena da gezurrak esatea

atzo bertan hemen gertatu zen bezala eta batzorde etiko

gobernu honi belarritik tiratu eta portaera edo jarrera batzuk aldatzeko balioko luke pero atendiendo a los precedentes

no es asumible eta gure ustez puntu honetara helduta bi aukera dituzue edo bertan behera utzi batzordea eta adibidez jarduera egokien bulego baten alde egin europako hainbat lekutan bezala edo gutxienez etika batzordea deitzen diozuen honi zuzenean estetika batzordea deitzea aurrekoan esan nizun bezala edo aitzakien batzordea deitzea eta gutxienez ez engainatzeko ekimenak eta proposamenak ekartzen jarraituko dugu orain arte bezala montai gogoraren

eta beharrezkoa balitz beharrezkoa balitz egingo dugu ere kontsulta zuzenean etika batzordeari eta

badakizu alde batetik eskatu dugula merkatuen eta lehiaren batzordearen agerraldia eta lehiaren euskal agentziaren

zure agerraldia autogobernu sailburuaren agerraldiak ere ikusteko ea konnibentzia egon den enpresa kontsultora hauen artean eta
gobernuko hainbat departamentuen artean eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna

estarrona jauna ez nuen zuregandik gutxiago espero bai zarata mediatikoa ureztatzen ari zara berriro

ez zaizula interesatzen eztabaida serio lasai eta emankor bat izatea

lege pionero baten haritik datorren eta profesionaltasun independentzia eta zorroztasunez funtzionatzen duen etika batzordeko batzordea etika batzordea

esaten dutena berresten dut aho batez onetsitakoak direnak

beraz eta erantzukizun ariketa batean bigarren txanda honetan berriro ere zure interpretazioan egin dituzun baieztapenak irmoki ukatzeko

etika batzordearen lana zalantzan jarri nahi baduzu bakarrik

eta beharra ere legebiltzar honen gehiengoaren borondatetik eratortzen direnak

esaten diren horiek datu zehatz eta kontrastatuetan sostengatu behar dira ez bazterrak nahasteko helburua duten adierazpenekin hain zuzen ere

egiten duguna datu zehatzak erabili kontrastatu deliberatu eta landutako

lan garbia eta zuzena zuek ere ontzat emaniko eredua da hau

legebiltzar honek sekulako adostasun maila handiarekin

eta haien interes gatazkak arautzen duen bat barra bi mila hamalau legea onartu zen

hori beste kontu bat da agian zuk dituzun espektatibak bete ez direlako

eredu honek funtzionatzen du eta eredu da baita ere kanpora begira

duten motibaziorik edo argudio sendorik hartutako erabakien edukiekin ados ez zaudela bakarrik nik nire aldetik oso garbi daukat kode etikoaren eta batzordearen balioa ere beti esango dizut badaezpada etika publikorako batzordea organo paritarioa dela

argitaratutako ebazpenak nik sinatuta joan arren deliberazio sakon eta adostasunaren fruitu dira ez da organo politiko bat

beti prest eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea

eta ingurumeneko sailburuari egina etorkizuneko nekazaritza politika bateratuaren negoziazioaren

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina epsilon euskadiren porrota dela eta miñaoko

tapia bueno aun arrastramos

eskerrik asko barrio jauna tapia andrea erantzuteko zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea señor barrio sin duda

petronorren lan gatazkaren eta eraldaketa prozesuaren aurrean jaurlaritzak duen jarrerari buruz

egun on guztioi eta bereziki gaur gurekin dauden petronor enpresa komiteko kideei eta baita ere kanpoan dauden langileei

gabeziak gabezia lege honek ere markatzen ditu deskarbonizazio prozesuan mugarri garrantzitsu batzuk eta gaur jorratzen ari garen gaiari dagokionez

alde batetik bi mila berrogeita hamareko urterako estatuko ekonomia osoaren deskarbonizazioa planteatzen da eta beste mugarri bat izan daiteke auto edo ibilgailu termikoen desagerpena edo salmentaren desagerpena bi mila berrogeian horrek dudarik gabe

eta gurean sektore horren ikono bat baldin badago ardatz bat baldin badago

momentu honetan enpresa horretan dagoen lan gatazkaren inguruan baina nire galdera haratago doa enpresa horrek bere modeloaren berrantolaketa osoari ekin behar dio

aldaketa eraldaketa horretan laguntzeko prest dagoen

proposatzen ditugun bidezko trantsizioaren parametroetatik hau da beti enplegua
lan baldintzak eta eskualdearen ekonomia aintzat hartuta hau da gure galdera eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea ba casanova jauna zuk zeuk

nolabait gai honek dituen bi erpinak alde batetik lan gatazkarena eta nik uste dut bigarren lehendakariordeak erantzun duela zati hori berari dagokiolako ez naiz beraz hortan sartuko eta bigarrenak aldiz dibertsifikazioarena

soto jaunari elkarrekin podemosen galdera bati baina ez daukat arazorik gauza bera esan dezaket gaur egia da eta aipatu genuen aste honetan basque green deal aipatu genuenean horrek suposatzen duela azken finean

transformazio bat eraldaketa bat baina beti izan behar duela alde batetik justua sozialki justua eta beste alde batetik garapen hori izan behar duela jasangarria erabat ados beraz kasu honetan petronor eta beste hainbat enpresa

eraldaketa horretan martxan jarri behar dute eta beste gaietan aipatu dugun bezala noski

atzetik joanez baizik eta beraiekin elkarlanean nolabait martxan jarriz eraldaketarako

eman behar diren urratsak zentzu horretan energiaren euskal erakundea beti hor dago proiektu desberdinetan parte hartzeko eta partekatzeko gainera eta beste alde batetik energiaren klusterrean ere hainbat gai aztertzen dira eta tartean

joan daitekeen hidrogenoaren gaia hor daukagu hidrogeno berdearena ce o bi isurketak nola ekidin edo

energia berriztagarria sortu eta energia gutxiago erabili gai guzti horiek aztertuta baita ere petronor hor oso nolabait esango genuke aitzindari

gai horietan eta noski laguntzeko prest eta ez laguntzeko bakarrik baizik eta aitzindaritza horretan europa mailan hartu behar diren baliabideak ekarri ditzagun euskadira eta balia ditzagun eraldaketa justu
eta jasangarria egiteko eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

casanova jauna mikrofonoa itzalita hitz egin du eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak iragarri duen

jakin beharra dago renove plana ez dela lehendabizikoa martxan jartzen duguna euskadin eta aipatu genuen momentu honetan duela hiru hilabete aztertu behar genuela zer gertatzen ari zen lehen hiruhilekoan ikusi behar genituela baita ere beste dirulaguntzak moves programatik zetozenak eta merkatuaren bilakaera eta baita ere eta ez

guk renove plana martxan jartzen dugunean ez dugu jartzen bakarrik auto gehiago saltzeko baizik eta

bidea egin ahal izateko auto zaharrak bideetatik kendu eta auto berriak sartzea askoz ere isurketa gutxiagokoak izango direnak eta zentzu horretan beste kasuetan egin dugun bezala nolabait neutralitate teknologiko batekin ze gaur egun dauden gasoil edo gasolinako autoak

eta hiritar orok izan dezan aukera bere auto berri bat jartzeko zaharraren ordez eta benetan kutsatze gutxiago izateko hori da renove planaren lehen eginbeharra eta lehen helburua ez da auto gehiago saltzea
ce o bi isurketa gutxiago izatea baizik eskerrik asko tapia andrea

tapia andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

inskribaturiko legelarien txertaketa bertan behera uzteari buruz garrido andrea zurea da hitza

eskarrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza eskerrik asko

berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina espetxeak eskualdatzeari buruz

eskerrik asko gordillo jauna artolazabal andrea

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on señor gordillo buenos días

biktimak eredu horren epizentroan kokatzen dira eta eredu horrek ez ditu bere beharrak

non biktimari eragindako kaltea ordaintzea lehentasunezkoa den justizia leheneratzaileak zeregin garrantzitsua hartzen duela beraz ez da ulertzen presoen eskubideak babestea biktimentzako

denik eta ez dugu ahazten jakina harresien barruan bizi direnak mugitzeko

epai judizial batengatik bizi direla delitu bat egiteagatik

eskura jartzen dizkiogun gizarte tresnak erabiltzea eta aprobetxatzea

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak

euskadirentzako espetxe ereduari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

gorrotxategi andrea artolazabal andrea zurea da hitza bertatik